gai zerrendako hamargarren puntuen interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

maneiro jauna gernikako estatutuak dio euskara eta gaztelania direla euskadiko hizkuntza ofizialak

bi hizkuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea eta gainera erakundeei betebehar hau ezartzen die bi hizkuntzen erabilpena bermatuko dute

eta medioak erabaki eta baliaraziko dituzte beraz maneiro jauna hasteko legea betetzen ari gara egun bi hizkuntzak euskara eta gaztelania ofizialak izanik ere ez daude maila berean

lan horretan jarraitu beharrean gaude bi hizkuntzen arteko aukera berdintasunerako bidean hori da legeak eskatzen diguna eta gizarteak eskatzen duena maneiro jauna

adostasun zabalez egiten duguna gainera egindakoa inbertsioa justua izan da helburuari dagokionez eta eraginkorra

hogeita hamar urteko emaitzak begien bistan daude elebidunen kopurua

nafarroan bi puntu baino ez eta iparraldean hamabi puntu galdu egin dira euskarak

hiztun berri eta ehun eta berrogeita hamasei mila elebidun hartzaile irabazi ditu eta

euskara hezkuntzan erabiltzen den hizkuntza da gurasoen hautuaren ondorioz aurten ehuneko hirurogeita bosta arituko da

b ereduan eta ehuneko hamabosta a ereduan unibertsitatera sartzeko frogak euskaraz egiten dituzte ikasleen ehuneko hirurogeiak interneteko berrogeita bostgarrena hizkuntza da euskara munduko ia

garbi dago inbertsio eraginkorra izan dela eta dela el balance

maneiro jauna egindakoa oro har egin behar zena da batzuentzat zuretzat adibidez gehiegi beste batzuentzat

baina guk uste dugu egin beharrekoa zena dela eta etorkizunerako bidea ere erakusten duena ez naiz sartuko

autonomia erkidegoak gizarte laguntzetan zenbat ekarpen egiten duen

itzuliz merezi duen ahalegina da ahalegin aitortua gainera

nola ikusten gaituzten adituek kanpotik esate baterako

kirol profesionalari ematen zaizkion laguntza publikoei buruz maneiro jauna zurea da hitza sí gracias presidenta

mareiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

informazio hori bi mila hamairuko azaroan eman egin genuelako zuk eskatutako informazio bati erantzuteko beraz ez da justua zuk krisi garaian justifikatu gabeko laguntza mantendu dugula azalaratzea

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

buruz maneiro jauna zurea da hitza sí gracias

gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza bai legebiltzarburua eskerrik asko

azkeneko hilabete honetan sarritan eztabaidatu dugu bai batzordean atzo eduki genuen osoko zuzenketen eztabaida osoko bilkura honetan

aurrekontuak baliabide mugatuak daukate eta lehentasunak sarritan eztabaidatu dugu

gure enplegu hazkunde ekonomikoa bultzatzeko bideratutako ekintza multzo bat eta atzo aipatu nituen eta gaur ez daukat denbora gehiagorik horretan sakontzeko eta hor kontuan eduki behar duzu zein paper inportante ematen diogun inbertsioari

hogeita hamasei milioitan igotzen dugu bi mila hamabostekin neurtuz ehuneko

garapen ekonomiko arloan zortzi koma zortzi milioi igotzen du aurrekontuak

hamalau milioi eta gainontzeko gizarte eta enplegu politikoetan igoera inportantea ehun eta hamar milioi eta ehun eta hamar milioi horretan dauzkagun kopuru garrantzitsu batzuk direnak oinarrizko

enplegua sustatzeko gizarte hobariak beste hogei milioi eta baita hamar milioi gehiago sendia eta lan arloa

uste dugu horrekin ondo partekatzen dugula zer den gure ehun ekonomikoaren susperraldirako bideratutako ekimenak eta baita gizarte babeserako

hainbat eta hainbat politika gehituta ere dakizun moduan eta bitan

osasun arloan eta hezkuntza arloan ere zelako hobekuntzak dauden eskerrik asko eskerrik asko

egia zuzendu behar zaitu osasun arloan

osakidetzaren programa kontratua berrogeita zortzi milioitan igotzen da inbertsioak ehuneko

baina non jauzten da zure argudio guztia ikusten badugu zure argudioak

urtearekin bai baina bi mila hamabiko aurrekontuaren sarrerarekin

baina non dago gabezia galanta zure ekimenean sarreretako neurketa ez duzu egiten horregatik

aurrekontu batzuk desorekatuak

ezin daiteke horrelako gasturik aurkeztu

zintzo jokatu behar dugu ezin duzuna da murrizketak agertzen dira neurtu bi mila hamabikoarekin eta sarrerekin zer egiten duzu aipamenik ere ez

gure argudioetan eta beste aldetik aipatu gobernuaren esfortzu guztia susperraldi ekonomikorako berriro esan dizut inbertsioa igotzen da

ehuneko hiru koma bat eta esfortzu handi bat eginez eta politika guztiak

laurehun eta hogeita hiru milioi gehiago bideratzen ditugu aurtengo aurrekontuetan

gizarte babesa zela egiten dugun eta gastu soziala eta gastu osasunean

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzar kideak lehendakariari egina guggemhein bilbao fundazioak onartutako hitzarmen berriari buruz barrio jauna zurea da hitza

más extensamente muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

más valioso que el guggenheim muchas gracias eskerrik asko barrio jauna lehendakari jauna zurea da hitza

metro bilbaoko oraingo zuzendari nagusiak edozein kargu publiko betetzeko duen sinesgarritasunaren gainean lópez de munain jauna zurea

eskerrik asko lópez de munain jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko berriro ere egun on guztioi

begiratu berriro ere gauza bera esan behar dut

zure galderan esaten duzuna sartzen duzuna leioako kudeaketa eta baita

zure galderan eta lehen esan dudan bezala ezin dena onartu da gauzak nahastea ez da

eskerrik asko oregi andrea lópez de munain jauna zurea da hitza

mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eitbk bi mila hamalaueko amaieran dituen erantzule aurreikuspenei buruz unzalu jauna zurea da hitza

horregatik eta orain dela hilabete bat eskaini zenituen argudioak

egiazko datuak kontuan hartuz galdetzen dizugu aurrekontuetan ezarritako baliabideekin audientzia helburuak ez betetzeak eitbko
zuzendari nagusiaren babesa justifikatzen ote duen eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

duela bakarrik hilabete bat bai legebiltzar honetan bertan esan nuena berretsi egin nahi dut eitb osotasunean diru gutxiagorekin

zailtasun ekonomikoak daude zalantzarik gabe baliabide gutxiago dago baina hala eta guztiz ere emaitzak onak dira eta emaitzak nik esandakoak dira
hau da eitbko zuzendaritza profesionalari babesa emateko arrazoia orduan eman nahi genion bezala eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna unzalu jauna zurea da hitza

administrazioko kontseiluko kideak hemen izendatzen dira eitbren jarraipenerako batzorde bat ere

honetan badaude beraz bideak eitbk kudeaketa baloratzeko eta hobetzeko eta bide horiek erabiltzeko eskatzen ari naiz eztabaida politikoaren murgildu ostean edo murgildu gabe

nahasmena baldin badugu ere eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera vicente reyes martín euskal sozialistak

izenpetutako hitzarmenaren inguruan reyes jauna zure da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on lehendakari egun on guztioi

carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina bi mila hamalauko abenduaren lauko grebaren
ondorioei buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta lehendakari

servicio esencial muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

lanbideren kudeaketa datuen gaineko gardentasun faltari buruz

mesedez isiltasuna eskerrik asko presidente anderea sailburuok legebiltzarkideok

alderdi popularrak eusko babes sistemak dituen ahuleziak agerian utzi ditu beti eta ahulezia hauek datuek

ez da eskatutako informazio osoa ematen

behar diren baliabideak ez dira martxan jarri

eskerrik asko garrido andrea aburto jauna zurea da hitza

bai mahai buru andrea sailburu legebiltzar kideok

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hogeigarren puntua galdera arri zulaika portillo eh bildu

azaroaren hiruan ezgaitasun nazioarteko eguna zela eta hainbat enplegu zentro berezietan lan egiten dituzten langileak prentsaurreko bat eman zuten beraien egoera zein den azaltzeko besteak beste adierazi zuten horietariko langile asko

aniztasun funtzionala duten pertsona askorentzat enplegu zentro bereziak direla lan egiteko dituzten ate edo aukera bakarra zoritxarrez

beste langile bezain aukera berdina eskaintzea izan beharko luke enpresa zein entitate horien helburua eta hori izan beharko luke ere gobernuaren

badakigu pertsona horien gizarte inklusioa osoa lortzeko lanpostu bat eskaintzeaz gain beste motako aholkularitza edo zerbitzu

behar zaiela horregatik ulertzen dugu

administrazioetatik diru laguntzak bideratzea hala ere eh bildutik uste dugu langile guztiak lan baldintza duinak izateko

eta diru laguntza bideratzen direnean horrela dela ziurtatu behar dela hori dela eta hurrengo galdera hau helarazten diogu aburto jaunari kontuan hartuz enplegu zentro bereziak zati handi batean

enplegu zentroko langileei lanbide arteko gutxieneko soldata baino gutxiago ordaintzea eskerrik asko zulaika andrea erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

bai mahaiburu andrea zulaika andrea euskadik lan enplegu eta lanbide heziketako eskumenak bi mila hamaikan transferentziaren bitartez

lanbideri dagokio laneratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboentzako enplegu programak kudeatzea gaur

arau kontutan hartuta pertsona horientzako soldatek lanbide arteko gutxieneko soldataren pareko behar dute gutxienez

pertsonen tipologiaren eta ordutegien arabera hau da haien jarduera errendimendu baxukoa bada edo lanaldi partzialekoa murrizketak gerta daitezkeela oinarrizko soldata normalarekiko eta uste dut

erantzuna galdetzen duzunari eskerrik asko aburto jauna zulaika andrea zurea da hitza

gainera pertsona horien jarduera tasa oso baxua da ehuneko berrogeira ez da heltzen kasu askotan pertsona horiek ez dute lanpostu bat bilatzen

horregatik politika publikoak bideratu behar dira pertsona horiei arreta osoa eskaintzeko

gutxitzeko eta beraien autoestima altxatzeko tresnarik onena da hala ere langile horiek lan baldintza duinak izateko eskubide aukera berdinak izan behar dituzte hori lortzea izan behar da helburua eta guretzat onartezina da zortzi orduko jardunaldiengatik gutxieneko lan soldatak kasu askotan eta beste askotan horren baino ehuneko hirurogeita hamabosta baino ez kobratzea hau da

hilero baino ez onartezina edozein kasutan iruditzen bazaigu are gehiago diru publikoarekin horrelako lanpostuak sustatzea pentsaezina

enplegu zentro berezietako baten lan hitzarmenaren soldaten taulan isiltasuna

hiru maila profesionaletan zehazten da gutxieneko lan soldata kontuan hartuta finkatzen direla soldatak

ehuneko laurogeita bosta eta ehuneko hirurogeita hamabosta zehazten dira bederatzi mila hogeita hamalau zazpi mila seiehun eta hirurogeita bederatzi eta sei mila zazpiehun eta hirurogeita bost euro bruto urtero

langileak hirurehun langile inguru dira hori adibide bat baino ez da eta orduen aldetik mila zazpiehun eta bi ordu urtero lan egiten dituzten langileak dira beste langile bezain kalitate

langileak dira beraz amaitzeko eskatzen dizuegu aniztasun funtzionala duten langileak beste langile bezain aukera berdinak izateko sustatzea

andrea lehen esan dudan bezala lanbidetik hasi gara prozesu bat normatiba berri bat jartzeko

gai zerrendako hogeita batgarren puntua galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lanbideko lanpostu zerrendaren prestatze lanetan akordio parlamentarioa betetzeari buruz itxaso jauna zurea da hitza

nada más eskerrik asko itxaso jauna aburto jauna zurea da hitza

gai zerrendako hogeita bigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

por encima de la ciudadanía eskerrik asko llanos anderea oregi andrea zurea da hitza

ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina géminis hidrokarburoak ikertzeko baimenaren inguruan maeztu jauna zurea da hitza

sailburu andrea eguerdi on bazkaldu baino lehen fracking apur bat géminis baimena frontera

hidrokarburoak ustiatzeko edo kasu honetan ikertzeko eskatutako baimena bizkaiko kostaldean eragin duen baimena

prozesuen barruan ingurumen eraginaren ebaluazioaren prozesuaren barruan

administrazioei kontsulta egiteko epea zabaldu

eta badakigu administrazio horien artean ingurumen saila egon dela ere kontsulta horretan eskatzen dena da administrazioen iritzia ingurumen eraginen ebaluazioaren beharrezkotasunaren inguruan

proiektu bat hidrokarburoak ikertzeko proiektu bat bai ala bai ingurumen eraginen ebaluazioa jaso beharko luke nahi dugu jakin

prozesu horretan zein izan den edo zein izan behar den zure sailak

jarrera beharrezkotzat ikusten du zure sailak ingurumen

prozesua kasu honetan eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

sei urtez bi mila hamaikaan errege dekretuaren bidez hori kontuan hartuta arau horretan ezarritako lan programak hirugarren exekuzio urtea amaitu berri du eta espero da enpresa hori

lan horien artean zuk egindako galderan aipatzen den lurreko kanpaina sismikoa dago aipatutako bi mila hamaika errege dekretuak

ingurumena babesteko neurriak ezarri zituen baita ingurumen inpaktuaren ebaluazioarekin lotutakoak ere gainera errege dekretu horrek ezarritakoarekin bat ikertzeko baimenaren baitan garatzen den lan zehatz bakoitzari dagozkionak ere gehitu behar dira

ezartzeko asmoz nekazaritza elikadura eta ingurumen ministerioak hasiera eman dio indarreko araudiak lurreko kanpaina sismikoari dagokionez eskatzen duen ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren prozedurari

zehatzeko bat da hori dagoeneko emanda duen ikertzeko baimenaren baitan dago kokatuta eta gaur egun garatzeko epean erdian dago beraz estatutako administrazio orokorraren eskumeneko proiektua da hau eta

ingurumen eta lurralde politika sailak ingurumenaren ebaluazioaren arloan eskumena duen organoak hau da nekazaritza elikadura eta ingurumen ministerioak egindako kontsulta

sail honek kontsulta horri berehala eman diola erantzuna hau da horretarako emandako epearen barruan horretako ingurumen administrazioaren zuzendaritzak txostena egin

ez daukat denborarik hemen txosten osoa irakurtzeko baina eskuragarri daukazu eskerrik asko oregi andrea

eta bost sei segundo erabili dozuz erantzuna ez emateko

zaizun denboran erantzuna emango didazula galdera oso zehatza delako badakit prozesu osoa zelakoa den badakit ingurumen sailak kontsulta epe horretan jaso dauela kontsulta bat jaso dauela ez nekien erantzun eta galdera hori da zein izan den zuen erantzuna zuentzako beharrezkoa da inpaktu anbientaleko ebaluazio bat

oso adierazgarria izango delako zuen jarrera kasu honetan jakiteko beste baimen batzuetan kasu honetan zuen eskuetan eusko jaurlaritzaren eskuetan

zein izango den zuen jarrera eta esango dotsut zein den gure jarrera gai honetan guretzako bai inongo zalantza barik inpaktu ebaluazioa jaso beharko luke mota honetako baimen bat lehenengo eta behin iruzurra egiten ari direlako ez soilik baimen honetan beste batzuetan ere zatikatzen ari direlako fase ezberdinak sismika delako

eta hirurak baloratu behar direla lehenengo eta behin egin zuten datuen bilketa bigarren honetan sismika

zulatzea guretzako ez da bakarrik baloratu behar zulaketa hori hori da nahi dutena iruzurra egiten ari direna baizik eta hiru fase horiek zer nolako

beraz guretzako zalantza barik beharko luke inpaktu anbientaleko balorazioa baina kasu honetan bigarren elementu bat dago eta ukitzen duelako natura bi milako

urdaibai kasu honetan eta uste dugu bigarren arrazoi bat dagoelako ingurumen

elementu horiek kontutan hartu duzue zuen erantzunean eta eskatu diozue

legea bete behar dela eta beraz géminis baimena bere osotasunean kontutan hartu behar dela eta inpaktu anbientaleko ebaluazioa beharrezkoa dela

minutu bat eta berrogeita hamasei segundotan emango dostazula erantzun hori eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

gure gobernuari ez dagokio gobernu espainola kontrolatzea beste organo batzuk daude hori egiteko gu tramite baten barruan gaude

eta bai egin dugu txostena informe bat natura bi mila ikututa aurrikusita zegoela inguruan daudela hainbat eremu

red natura bi mila eta hemen

gune horietan ezin izango da kanpaina sismiko horrekin lotutako inongo jarduerarik gauzatu natura gune babestuaz gain ingurumen eta lurralde politika sailak nabarmendu du

babesteko eta inongo jarduerarik ez gauzatzea

dagokionari ingurumenaren ebaluazioa egin behar da
eragin nabarmenak izan ditzaketen jardueren gaineko erabakirik hartu baino lehen hori da gure iritzia toki guztietan eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrenda